egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu gai

aztertzeari eta tokiko merkataritza suspertzeko politikei buruz proposamena egin duen taldearen txanda da eh bildu taldearen ordezkaria den casanova jauna zurea da

andrea egun on guztioi lehenengoz eta behin gaur bezalako egun batean uste dut ezinbestekoa dela hemen gurekin dauden merkatariak zoriontzea zuen lanari eskeri posiblea izan delako pleno monografiko hau burutzea

pleno honetatik aterako diren erabakiak hartzea ere zuen sektorearen defentsan egiten duzuen etengabeko borrokak lagundu digu merkataritzaren garrantziaz eta sektoreak pairatzen dituen zailtasunez ohartzeko eta horri esker gaur hemen gaude dagokion garrantzia aitortzen hau da legealdi honetan gauzatuko den hirugarren osoko bilkura monografikoa espetxe politikaz eta familia politikaz egindakoen ondoren

bi faktore baloratzen ditugu alde batetik gaia garrantzitsua izatea beste aldetik gai horrek tratamendu politiko egokia ez izatea

horren inguruko politiketan dudarik gabe merkataritzaren arloak bi baldintza horiek betetzen ditu oso sektore ekonomiko garrantzitsua da sarrera fiskalen ehuneko hamara barne produktu gordinaren ehuneko hamaika eta enpleguaren ehuneko hamairua suposatzen duelarik beste aldetik merkataritza suspertzeko politikak

jaurlaritzaren aldetik ez delako izan inolako hari zuzentzailerik egindako politiketan ez da egon egonkortasunik eta ez da egon norabide argirik

sektorearen garrantzia eta politika publikoen eznahikotasuna hirugarren motibazio bat gehitu zaie bilkura hau deitzeko

gaizki doala sektorea egoera oso larrian dagoela eta sektore barruan bereziki merkataritza txikia gertuko merkataritza tokiko merkataritza bi mila zortzi eta bi mila seigarrena arteko urteetan txikikazko saltokien kopurua

pasa zen hau da ehuneko hamaseiko jaitsiera jasan zuen bi mila zortziko krisiak

ahultzea ekarri zuen krisiaren kudeaketa atzerakoiak ahultze hori sakondu du soldata jaisteko hartutako hautuak barne debaluazioa delakoa eta politika sozialek eta pentsioen pairatutako murrizketen gizartearen gehiengoaren erosteko gaitasuna mugatu dute batzuek esaten dute politika sozialik onena enplegua dela guk esaten dugu ez gaudela ados

estaltzen delako botere publikoen erantzukizuna politika sozial sendo eta aktiboak garatzeko baina bai arlo honetan merkataritzaren arloan bai esan genezakeela

hau da soldatak prestazioak eta pentsioak igotzea erosmen ahalmenaren galeraz gain badaude beste arrazoi batzuk merkataritza txikiaren gainbehera azaltzerakoan

biderkatu dira gure lurraldean merkatal gune hauei batzuek alfonbra gorria jarri diete era proaktiboan lagundu dutelako politikatik hauen ezarpenak eta zabaltzeak errazteko errealitate horren adibiderik argiena ezkerraldean dugu

merkataritza txikia larri dago eta azpisektore batzuk zuzenean hondamendira joan dira gainera merkataritzaren esparruan madrilgo gobernuak lege askea indartzea aitzakiarekin

zeharo kaltegarriak izan dira tokiko merkataritzarentzat ordutegien liberalizazioa edo merkealdiak egiteko askatasuna egokiak dira soilik erantzuteko bolumena daukatenentzat hau da merkatal gune handientzat eta aldiz zailtasun gehitua bihurtzen dira merkatari txikientzat

larrian eragina izan dutenak dendarien zahartzea egitasmo batzuk abiatzerakoan merkatu azterketa falta eta beste asko guztiei buruz hitz egiteko aukera izango dugu goiz honetan baina aipatuko dut merkataritza txikiaren gainbeheran eragin duen hirugarren faktore nagusia merkataritza elektronikoaren agerpena merkataritza elektronikoa etorri da ez soilik gelditzeko baizik eta hazteko ere

horren bidez mekanismo honen bidez egiten dena eta urteroko hazkundea ehuneko

ez ditugu ukatuko sistema honen abantailak ez dugu esango inolaz ere desagertu behar denik baina argi daukagu hemen enplegua sortzen ez duen sistemak eta hemen zergak ia ordaintzen ez duen sistemak ezin duela eduki zilegiak ez diren abantailak edo lehentasunezko traturik

con el pequeño comercio por parte de las instituciones diru gehiago behar da noski baina ez da soilik dirua behar dena

politika berrituak eta ondo antolatuak behar dira eta horretarako ezinbestekoa da gobernantza eredu berri bat martxan jartzea gobernantza eredu koordinatua

orain arte ikusi dugu politikak ez direla koordinatu eragile eta administrazio bakoitza askotan borondaterik onenarekin bere kabuz aritu dira

ziren eta besteetan egin behar zena egin gabe gelditzen zen informazioa ere ez da partekatu behar zen moduan eta askotan eragileek ez dute izan

indarrean sartu arte administrazioaren atal guztiek eta sektoreko eragile guztiek euren ikuspuntuak trukatzeko informazioa partekatzeko eta erabakiak modu adostuan hartzen saiatzeko behintzat esparru partekatu bat eduki behar dute gure ustez dagoeneko existitzen den

merkataritza aholkularitza batzordeak izan behar du esparru hori batzordea bera

merkataritza politikak aktibatzeko eta ebaluatzeko aginte gela bateratua bihurtu daiteke gobernuak daukan gaitasun exekutiboa ukatu gabe eta argi daukagu jaurlaritzari dagokiola lidergo zeregina beste eragile guztien ekarpena ere ezinbestekoa delako uste dugulako amaitu behar da norbera bere kabuz ibiltzeko garaia amaitu behar da deskoordinazioaren garaia

denok batera aritzeko garaia heldu behar da eta horretarako tresnak eta borondatea behar da el comercio local necesita renovadas políticas de apoyo

del reglamento que han hecho baina tira jarrai dezagun aurrera begira aipatzen nituen merkataritza txikiak pairatzen dituen diskriminazioak eta esan behar dugu merkataritza elektronikoaren multinazionalek ere zilegiak ez diren abantailak disfrutatzen dituztela batzuek zuzenean iruzurra egiten dute fakturazioan eta faltsifikazioen komertzializazioari ere

bereziki europar batasunetik kanpo hainbat enpresen kasuan muturreko kasuak dira ez dira orokorrak baina egon badaude eta ez dira anekdotikoak ere

aldiz zona gris fiskalean mugitzen da beti egunkari ekonomiko batek egin zituen ondorengo kalkuluak

lau enpresetan banatuta dago juridikoki guztira enpresa hauen fakturazioa estatuan

berrehun eta laurogeita hamar milioiko etekinak deklaratu zizkioten azkenean lau milioi euro ordaindu zioten estatuko haziendari balizko etekinen ehuneko bat koma laua egoera honek suposatzen du merkatari txikiak

lehiakide tranpati baten aurka ere aritzen direla egoera honek eraman behar gaitu aukera fiskal guztiak aztertzera egoera orekatzeko

eta merkataritza elektronikoak sortzen dituen etekinak behar bezala zergapetzeko

norabide horretan amazonen plataforma logistikak ezartzeko berkalifikazioak ad hoc egitea trapagarango udalak egin duen moduan ez zaigula lagungarria iruditzen arratsaldean ebazpenenen aurkezpenean beste lehia desleialaren adibideak jarriko ditugu horiei aurre egiteko neurriak ere baina jarrai dezagun orain sustapenerako ardatzak lehenengo hirurak balorazioa gobernantza eredu berria eta aukera berdintasuna aurkeztu ditugu laugarrena sustapen politikak indartzea da gauza asko

lehen aipatu dugunez kasu gehienetan fede eta asmo honekin baina sektorearen egoera ikusita argi dago ez dela nahikoa izan

azken urteotan desagertu diren milaka dendek eta milaka lanpostuek ozen esaten dute argi dago instituzioek eta sektoreak egindakoaren balantze osoa

akatsak zuzentzeko hutsuneak betetzeko eta arrakastatsuak suertatu diren ekimenak indartzeko gure ustez politika guztien abiapuntua

ez da gure papera merkataritzaren elkarteen mapa definitzea hori autoeraketaren

aktore guztien arteko elkarlana sustatzen norberaren funtzioak ondo definitzen eta guztion artean definitutako lan ildo estrategikoekin lerrokatzen ez dago egoera ahaleginak xahutzeko eztabaida

burura datorkit lost telebista serie famatuaren kapitulu baten izenburua elkarrekin bizi edo bakarrik hil elkarrekin bizi hil horiek dira aukerak eta argi daukagu denok lehenetsiko dugula elkarlana instituzioen partetik elkarteak zaindu eta indartu egin behar dira

edo bezerokeria sortzeko baizik eta beren lana sustatzeko eta euren ekarpen kualifikatua aprobetxatzeko funtsezkoa da merkatarien elkarteek ere dagokien finantzazioa jasotzea sindikatuek alderdiek enpresari elkarteek eta beste eragile askok jasotzen duten moduan bakoitzari bere ordezkaritzari maila neurtuaren arabera funtsezkoa da lehentasuna ematea elkarteen iritziei eta baita ere martxan jartzen diren egitasmoen ardura eta kudeaketa beraiei ematea sektorea hobekien ezagutzen dutenak direlako sektorea beraiek direlako

azterketa talde bat antolatzea eta elkarteek ezer ez jakitea are gutxiago horretarako beste helburu batzuk zeuzkaten zuzkidurak

adibide bat besterik ez da baina zoritxarrez enegarren adibidea bonoak bulego teknikoak hirigune programa transmisioa berrikuntza programa formazioa

eta ahal denean merkatarien bidez garatu behar diren ekimenak dira eta inertziak ekidituz etengabeko ebaluazio kritikoarekin hobetzeko bideak jorratzeko borondatearekin tokiko merkataritza tokiko produktuentzako irtenbidea

kontua ez da soilik nola saltzen dugun baizik eta ere nola

lehenengo sektoretik modaren mundura artisautzatik moda guztietako produktuetaraino euskal merkataritzak ateak ireki behar dizkio euskal produktuei

euskal ekoizleek ere merkataritza txikiak egiten duen ekarpen berbera egiten dutelako

berbera ere behar dutelako saltoki eta euskal produktore txiki eta ertain eta handien artean loturak biderkatu egin behar ditugu

langileek jai egunetan jaia edukitzeko eskubidea dute argi dago

lotutako jarduera garatzen duen enpresa batenak ere jai egunetan lan egiteko behartuta daudela baina kontsumo eta aisialdia ez daude derrigorrez loturik

lagun talde baten ordutegiak ez badira berberak talde edo familia horren kideek

elkarrekin egon jai egunetan kontziliazioa edo laguntasunerako zailtasunak

eta jai egun ofizialetan horrela izan behar du ere merkataritza arloko langileentzat ikuspuntu horretatik salatzen eta arbuiatzen ditugu

moduan jarrita burutu diren ahalegin guztiak merkataritzari

merkataritza handiari jai egunetan irekitzeko baimena emateko berresten dugu sektore honen langile guztiek soldatapekoek zein autonomoek jai egunetan

nahi duguna da hau denda ireki eta biziek ematen duten kolorea salba dezagun merkataritza txikia

merkataritza txikia eskerrik asko eskerrik asko casanova jauna gainerako taldeen txanda euskal talde popularraren ordezkaria lópez de ocariz andrea zurea da hitza

eskerrik asko lópez de ocariz andrea euskal sozialistak corcuera andrea zurea da hitza

nos tendrán siempre eskerrik asko eskerrik asko garcía andrea euzko abertzaleak grajales jauna zurea da hitza

sailburu legebiltzarkideok egun on guztioi egun on berezi bat gaur gurekin monografiko hau partekatzera etorri diren

del sector del comercio merkataritza oinarrizko sektore bat da euskadiren egituran bai bere tamaina ekonomikoengatik

eaj pnvn jakitun gara hiriko hurbileko merkataritzaren garrantziaz oso sektore garrantzitsua da euskadin aberastasuna sortzen duelako

hala ere erabakigarria da gure herri eta hirien antolakuntza

hiriko diseinuaren eta gizarte harremanen terminoetan hala hiri eredu oparo bat eratzen da atsegina segurua eta bizikidetzarako aproposa

y urbana merkataritza ikuspegi zabal batetik ulertzen dugu

produktuak saltzen dituzten establezimenduak dendak eta tokiko inguruan hurbileko zerbitzuak ematen eta saltzen dituzten establezimendu

horiek gure herri eta hiriak dinamizatzera laguntzen dute merkataritza sektoreak eraldaketa sakona izan du eta horren aldaketa abiadura asko bizkortu egin da azkeneko urteotan merkataritza sektorearen portaeraren

enpresa dinamismo handia egituren atomizazio handia eta enpresa integrazio txikia el proceso de reconversión una situación

que nunca merkataritza sektorea zenbait tentsioen menpe dago bai koiunturazkoak

funtsean horiek arrazoia hauengatik ematen dira demandaren jaitsiera merkataritza operadore handien kontzentrazioa aldaketa teknologikoak merkaturatzeko kanal berriak egotea eta kontsumitzaileen portaerazko jarraibideen aldaketak perdemos tiempo

como recurso estratégico euzko alderdi jeltzaleak proposatzen duen merkataritza politikaren funtsezko lerroak

baita saltoki txikien kostuak murriztera ere aldi berean finantzazio iturrietarako sarbidea eta prestakuntza hobetzeko lan egingo dugu bereziki alfabetatze digitalera eta negozio eta kudeaketa aurreratuko eredu berritzaileak

euzko alderdi jeltzaletik merkataritza eredu europar batean oinarritutako

sozialki kohesionatuta dauden hiri eta herri trinko eta bizietan inkardinatzen dena ingurumenari dagokionez antolakuntza espazial iraunkorragoa ahalbidetzen duten hiri eta merkataritza inguruetan

inguru trinko eta finkatuak lortzea hiriaren merkataritza eta sustapen jardueraren oinarrizko elementu gisa erronka nagusietako bat izango da

euzko alderdi jeltzaleak euskal merkataritza indartzen eta dinamizatzen duen eta horren garapena babesten duen kudeaketa eredu asoziatiboa indartzearen alde egiten du

jaurlaritzari dagokio pérez andrea zurea da hitza

y como sociedad mucho mejores eskerrik asko eskerrik asko sailburua pérez andrea erantzuteko txandan badirudi

eta ebazpen proposamena legebiltzarreko idazkaritza nagusian erregistro orokorrean aurkezteko hamabi eta erdiak arte ordu erdi